segurtasuneko sailburuari egina etak armak entregatzearen inguruko adierazpen batzuei buruz maneiro jauna

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den beltrán de heredia andreak dauka hitza

la frivolidad eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea maneiro jauna zurea da hitza

beltrán de heredia andrea gai zerrendako hogeita batgarren puntua galdera eva blanco de angulo eh bildu taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina

zurea da hitza bai eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakaria eta

eguerdi on sailburua pasa den astean laudio eta

errepidean istripu bat gertatu zen beste istripu bat eta berriro ere zoritxarrez bi pertsona hil ziren dudarik gabe aminus seiehun eta hogeita bost errepidea arabako puntu beltz nagusia da

hogei kilometroko galtzada zati horretan azkeneko hamairu urte honetan

azkeneko bost urte honetan hamaika eta azkeneko hilabeteotan

baina erabateko ziurtasunez esan dezakegu neurriak hartzeko momentua heldu dela eta gai honen inguruan ez dakigu nola

horregatik galdetzen dizuegu zein irizpide

foru aldundiarekiko lankidetzan errepide hori puntu beltz izatea eragiten duen

jartzeko mila esker eskerrik asko blanco andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den beltrán de heredia andreak dauka hitza

intentar poner medidas eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia anderea blanco andrea zurea da hitza

ciertamente implicada bai aldundiak esan du errepide

ez da nahikoa izango eta baita ere jaurlaritzaren inplikazioa beharrezkoa izango da trafiko zuzendaritza euskal autonomia erkidegoko bide

politikak egiteko eta kudeatzeko ardura duen organoa

de responsabilidad hau bai dela jaurlaritzaren eskumena eta ardura

eta amaitzeko beltrán de heredia andreak dauka hitza eskerrik asko

unai urruzuno urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina iñigo cabacasen heriotzagatik

arratsalde on guztioi kontseilari andrea berriki jakin izan dugu cabacas auzian lau ertzaina auziperatuak daudela galdera da

hor afera horretan egon daitezkeen ardura guztiak banatuak dauden ala

ea uste duzun ardura politikoak ere egon behar liratekeela edo dauden eskerrik asko

guk uste dugu galdera horiek eta antzekoak erantzutea

beharrezkoa dela momentu honetan aurreko ejekutiboaren borondatea auzia argitzeko inolako sinesgarritasunik ez baldin badu izan ez baldin bazuen ere momentu honetan

sinesgarritasuna eta borondatea zalantzan dagoelako eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna
itzulpen sistema berriz ere ez omen dabil ondo beltrán de heredia andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako

gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko planari buruz maneiro jauna

presidente andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok

hobeto ezagutzen dut osakidetza eta zuk esaten duzuna

hiru hamarkada eta gero oso zaila da medikuari euskaraz zuzentzea euskadin

y los de los euskaldunes ozen eta argi esango dut pertsona guztien eskubideak errespetatzen dira

usted representa eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza darpón jauna

ser asistidos en euskera berriro azalduko dizut zein da osakidetzaren apustua

osakidetzan euskaren erabilera normalizatzeko bigarren planari buruz garrido andrea

eta euskararen erabilera bermatzeko hartzen diren neurriekin ezin dira zapaldu beste eskubide batzuk y señor consejero señor lehendakari

bestalde programa kontratuak sustatzea euskararen erabilera bultzatzeagatik

ekar ditzake ez da beharrezkoa horrelako neurririk

alderdi popularreko kideek bide duzuen kezka uxatzera animatzen zaitut ziurtatzen dizuet proiektuan jasotako neurriek

erasotzen gainera osakidetzan euskeraren erabilera bultzatzeko

garrido andrea zurea da hitza una vez más el

amaitu da denbora jaurlaritzaren ordezkaria darpón jauna zurea da hitza

eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hogeitabosgarren puntua galdera blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina auoko kanpo kontsultak inauguratzeko ekitaldiari buruz

eguerdi on denoi lehendakari jauna sailburu legebiltzarkideok

ordezkaria den darpón jaunak dauka hitza eguerdi on berriro

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

amaitu da denbora darpón jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hogeitaseigarren puntua galdera

euskadiko paisaiak babesteko kudeatzeko eta antolatzeko bermea emango duen arau markoa ezartzeari buruz lópez de ocariz andrea zurea da hitza sí gracias señora

eskerrik asko lópez de ocariz andrea jaurlaritzaren izenean oregi andrea zurea da hitza bai egun on guztioi

le pido respeto institucional eskerrik asko lópez de ocariz andrea eta amaitzeko oregi andrea zurea da hitza